presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on era berean

la pueblako alkate eta zinegotziak agurtu nahi ditut ongi etorriak

agirre jauna eh bilduren ordezkaria arrondo anderea zurea da hitza

trebiñuko auziaz hitz egiten ari gara gasteizko legebiltzarrean ez da lehen aldia oraingo honetan argantzun

udalek abiatu duten ekimen legegilea

tramitera onartzeko eh bildun argi daukagu

eta trebiñuarren hitza eta erabakia errespetatzeko abiatzen diren saiakera guztiak babestuko ditugu ekimen

norabide horretan doala ulertuta ekimena erregistratu eaj eta alderdi sozialistarekin batera eta azken

konpromisoa dugu joan den astelehenean trebiñuko alkateek esan zuten bezala hamarkada luzeak daramate trebiñuarrek inposatzen ari zaien egoera

bide horretan hamaika ekimen eta saiakera landu dituzte eta orain arte abiatutako ekimen guztiak toki berean bukatu dute madrilen edo gaztela leonen inposizioan

haien blokeoa eta inposizioa gainditzea gu guztion ardura da eskuartean dugun ekimen honen eskutik edo beste batetik badakigu nolakoak diren

egoerak badakizkigu auzi honi buruz jakin beharrekoak askotan entzun ditugu

idatzi diren hamaika txostenetan auzi honekin amaitzea gehiegi kostatzen ari zaigu auzia

eskubide galera zamatzen eta gehitzen doa beraz ez dira momentuak berriro txostenak edo ponentzia gehiago egiteko soluzioak behar dituzte soluzioak eta hemen gauden guztion konpromisoak

aipatutakoak dira eh bilduren konpromisoak trebiñuarekiko gainontzeko alderdi politikoei ere norabide horretan jokatzeko deia

egin nahi dizuegu trebiñuarrek aspaldian

en trebiñu eskerrik asko eskerrik asko

barrio jauna erantzunen txandan sartuz agirre jaunak dauka hitza

lotsagarria iruditzen zaigu alderdi popularraren jarrera aitzakiak aitzaki merkeak barrio jauna con un poco menos

ikusi zaituztegu trebiñuren auzia konpondu behar dela esaten

aldarrikapena babesten duzuela gaur ere bai eta konpromisoak hartzeko ordua heltzen denean trebiñuarren borondateari bizkarra eman

madrilera begira jartzen zarete abstentzioan geratzea gaur trebiñuarren borondatea ez errespetatzea da

eskubideak ez errespetatu eta gaztela leonen interesak defendatu hori da egiten ari zaretena mantentzen baldin baduzue zuen botoa zuen

gaur irekiko den bideari jarraipena emateko konpromisoa hartzen du eh bilduk eta baita egunerokotasunean ere trebiñu eta trebiñutarrak arabar

ditugun eskubide berberak bermatzearen alde lan egiteko konpromisoa hartzen dugu espero dezagun bide honek

modu honetan edo beste batean benetan trebiñutarrek pentsatzen dutena eta erabaki dutena aspalditik arabarrak eta euskaldunak direla noizbait

guztion konpromisoarekin eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak taldearen

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu da orain

araban integratzea hau da araban euskadin burgosen eta gaztela eta leonen defendatzen duguna

nahi dutena eta hau da sen onak eta logikak esaten dutena bai psoek eta bai ppk gauza bat defendatzen dute burgosen eta kontrakoa eta euskadin guk jarrera berdina daukagu leku guztietan eta hau defendatzen dugu bai eusko legebiltzarrean bai espainiako kongresuan logikokiko legea eta bere prozedurak

aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren printzipioetara egokitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda damborenea jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketako aurkeztu dituzten talde txanda pasatuz euskal talde sozialisten ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

egun on guztioi gaur hona ppek ekartzen digu aurrekontuen inguruko gai hau baina aurrekontuen

printzipioa dela medio egia da aurrekontuaren jarraipena egitean ikusi ditugula guk ere hainbat partida

erakutsi nahi izan zuen egoerarekin bai gastu aldetik bai sarreren aldetik ere badakigu eta ondo dakigu

bat dela baina hainbestetan aipaturiko zuhurtasun printzipioa ez dugu guztiz ikusten gobernuak berak esandakoarekin

hor daude adibidez gastu finantzarioei dagokiela berrogeita hamar milioi gutxiago jartzen ditu luzatutako aurrekontuan bere

esan behar dugu ere bi mila hamabiko aurrekontua bera ez zitzaigula egokia iruditzen ez zitzaigula gustatzen

beharrei eta erronkei erantzuten jada

funtsezkoak diren hainbat arloetan hezkuntza osasuna edo gizarte politikak adibidez beraz

egingo dugunok edota bere helburuak betetzea eskatuko dugunok badaude beste batzuk hori egiteko

orain dela hiru hilabete damborenea jaunak egindako interpelazioan

hau guzti hau honetara mugatzen da estatuak ezarritako egonkortasun legera eta beraz estatuak ezarritako defizit mugara batzuetan ondo etortzen da

estatuaren egonkortasun legearen jatorriari buruz hausnarketak egitea eta zein da lege honen jatorria

abuztuaren hogeita bosteko gauerdian ppk eta psoek adostutako konstituzioaren aldaketa

aldatu zuten aldaketa honen bidez besteak beste zor publikoaren ordainketa lehenesten da beste edozein

gizarte osoaren ongizatean izaten ari den eragina egunero ikusten dugu murrizketak zerbitzu publikoetan eta ekonomiaren

aurkako neurriak martxan lege hau aitzaki paregabea izaten ari da zenbait gobernuentzat murrizketak

azken finean sektore publikoaren gizarte estaldura txikitzeko sektore publikoa bera txikitzeko

eta honetaz eztabaida izan dugu legebiltzar honetan eztabaidak

argi geratu da estatuak erabakitakoa aurrera doala ekonomia gaietaz ari gara bai eta batzuentzat ekonomiak eta oraingo krisiak ez dute zerikusirik burujabetasunarekin

eta gizartea garatzeko funtsezko tresna da burujabetasuna edozein herrik bere gizartea eta ekonomia antolatzeko lehentasunak

baliabide eta tresna ezberdinengan erabakitze eskubidea izan behar du oraingoan berriz ere egonkortasunaren gai honekin agerian geratzen da estatuak bere kabuz

eta psoek adostutakoa dela medio eta gure herriaren izaera eta egoera sozio ekonomikoa kontutan hartu gabe gure instituzio

eta luzatutako aurrekontu hauetan estatuak esandakoari jarraitzeko asmoa azaldu zuen sailburuak ekainean eta horrela izango dela ematen du

adostu egin dela defizit muga jaurlaritza eta espainiako gobernuaren artean baina kasualitatez espainiako gobernuak bere kabuz erabakitako defizit muga izan da adostutako

bere momentuan esan genuen eta oraingoan errepikatzen dut hemen gure artean erabaki behar ditugu lehentasunak eta horien arabera beharrezko

prest gaude lan horretan aritzeko berariazko eskumenak ditugu eta gure ekonomiaren helburuak guk erabaki ditzakegu guk erabaki

pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi egun on lehendakari sailburu urtarrilaren batean

euskal autonomia erkidegoko sektore publikoko erakundeetan egoera hau luzatu

aurrekontuen lege proiektua baztertu ondoren jaurlaritza luzatutako aurrekontuen egikaritzea gauzatzen ari da kontuan hartuz

baita ere aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari dagozkion konpromisoak gatzagaetxebarria sailburuak damborenea jaunak lehen aipatu duen moduan ekainean egindako interpelazioan konpromiso bikoitz bat

alde batetik lehenengoa aurrekontuen inguruko araudia moldatzea aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren inguruko legedia aintzat hartuz eta bigarrena bi mila hamairuan daukagun dirua baino gehiago ez gastatzea

hartu zituen aurrekontu luzapen egoeran bi mila hamabiko aurrekontuan eguneratutako bukaerako kredituak luzatzen dira baina diru sarreren arloan euskal finantza kontseiluak bi mila hamabiko

ohiko gastuaren eta kapital gastuaren aurrikuspenak euskal autonomia

aurrekontu orokorren proiektuan batu ziren eta hori da sailburuak esan zuenez erreferentzia jaurlaritza aurrekontu proiektuaren

aurrekontuek sektore publikoaren aurrekontu egonkortasuna bermatu behar dute europako pinedo andrea eta estatuko aurrekontu

baldintzatu egiten ditu administrazio publiko guztien aurrekontua guztien aurrekontuak

eta daukagu baita euskadiko udal diputazio guztiak defizit estrukturala zor publikoa gastuaren

baita ere euskadi eta estatuaren arteko harremanak arautzen dituen marko berezia euskal sektore publikoak duen autonomia

aldebiko harremanak euskal autonomia erkidegoaren eta estatuko administrazioaren artean aldebiko harremanetarako organoa

ez zerga finantza politikako kontseilua edozein kasutan ere

eta euskadiko eta espainiako gobernuen arteko aldebiko akordiorik ez zegoenez jaurlaritza eusko alderdi jeltzaleak hartu zuenean zerga eta finantza politika kontseiluak jarritako euskadiko barne produktu gordinaren ehuneko

defizitarekin aurkeztu zuen aurrekontu orokorren aurreproiektua jaurlaritzak erabilitako

limite hori malgutzekoa beharrezkoa zen pinedo andrea aldez aurretik europako batzordeak

helburua aldatzea europako batzordea da malgutzen duena defizitaren helburua hala gertatu zen aurtengo lehenengo sei hilekoen amaieran ekainaren hogeita zortzian ondoren irailaren hamaikan

aldebiko akordioa lortu zuten euskal autonomia erkidegoaren defizit eta zor helburuei dagokionez bi mila hamairu eta bi mila hamalau ekitaldietarako akordio honek euskadiko barne produktu gordinaren ehuneko bat koma bian finkatu zuen bi mila hamairurako defizit helburua eta ehuneko batean

defizit helburua zorraren helburuari dagokionez finantza eragiketetarako zorpetze gaitasun handiagoa aitortzen dio alde hori euskal autonomia erkidegoko

baliatuko da euskal enpresen jarduna finantzatzeko aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko bi barra bi mila hamabi legeak

zuri pinedo andrea europak jarritako helburuetan du oinarria hain zuzen ere paktuan eurogunean

egonkortasunaren eta hazkunderako hitzarmenaren xedea

eta jaurlaritzak ere bete behar du eta berdin da eta betetzen dugu eta berdin da

euzko alderdi jeltzaleak bilduk zuok betetzen dozue

aurrerantz ekingo dugu aurtengo urtarrilaren hogeita bian

eta bertan aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko bi barra bi mila hamabi lege organikoak egonkortasunaren alorrean ezartzen dituen

aintzat hartzen zituen eusko jaurlaritzak ez du damborenea jaunak esan duenez jaurlaritzak dagoeneko

urteko aurrekontu luzapenarekin lotutako jarraibideorokorrik eman

kudeaketa euskadiko aurrekontu erregimenak diona betez egingo da eta egiten da eta arlo horretan indarrean dauden xedapenekin eta luzatutako aurrekontu orokorraren sei barra bi mila hamabi legearen xedapenekin bat datoz

aurrekontuen luzapena nola egin behar den luzapenen kasu horretarako bi barra bi mila hamaika legegintza dekretura jo behar dugu bere

gerta liteke eta hala gertatu da aurten ekitaldi baten hasieran ekitaldi horretarako aurrekontuak onartu gabe egotea eta

luzatzea indarraldi luzatze hori nolanahi ere luzapena orokorrean araudiari jarraituz egiten da beti legearen titulu honen xedea da aurrekontu orokorren luzapenaren arauketa orokorra ezartzea

sinatu dugu eta guztion botoa edukitea

eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan sarturik

donde no gobierno lo exijo eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

bai ondo bai ppk eta

aurkeztutako hasierako bere proposamenetan

ez genuela bat egiten jaurlaritzak egindako sarreren aurrikuspenarekin hainbat arrazoiengatik beraz ez dugu oraingoan babestuko oinarrian aurrikuspen horiek dituen edozein proposamen eta

hasierako zuzenketa euren gobernuaren kudeaketaren aldarrikapena izan da eta nire lehenengo parte hartzean esan dudan bezala bi mila hamabiko aurrekontuak ez ziren herri honek behar zituenak eta ez zuten euren erronkei erantzuten

eskerrik asko zure klaseagatik baina nik eta

egonkortasun presupuestarioa nik jakin badakit zein den normatiba eta nondik eratortzen den batzuetan ez konpartitzea ez du esan nahi ez ezagutzea eta ez jakitea hori batzutan

de la gestión eta ni benetan hiru alderdiek adosten dute hasiera eta

luzapen hau honengan hainbat gauza batetik adecuar zioen ppk eta azkenean sartzen da ejecutar

alde sozialena nolabait sartzen da baina kontuz prieto jauna aldaketa oso sutil bategaz

gobernuak egin behar zuena zela azaltzea zelan exekutatu den eta zein kriterio egin diren guk proposatzen genuen eta hori ez dago adostutako

azkeneko emendakin honetan mila esker eskerrik asko pinedo andrea

zalantzarik izan ez daizun gobernu honek bere helburu nagusiak argi eta garbi behin eta berriro

zeintzuk diren helburu nagusiak oinarrizko zerbitzu publikoak mantentzea

ekonomia suspertzea eta enplegua sortzea eta horretara zuzenduta doa aurrekontua eta gobernu honen ekimena labur

gorospe andrea eskerrik asko

gauza bat argitu nahi nuke gaur goizean hemen

eskainu batetik legebiltzarkide bati faszista deitu die

ez dut entzun horregatik ez dut parte hartu nik hitza

horrelako gauzetan ez diet inoiz moztu daukanak hitza dauka baina hitza ez daukanak

mesedez horrelako tonuak eta horrelako hitzak ez ditut onartzen

esan dizkidate nik ez dut entzun orduan ezin dut inor identifikatu

eta ez orain eta hemendik aurrera ere ez semper jauna nik ez dut entzun eta

hartu besterik gabe bozketara pasatuko gara lehenengo gai zerrendako lehenengo

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena euskadiko kooperatiben legea aldatzeko bat barra bi mila legea ekainaren hogeita bederatzikoa aldatzeko

botoak hirurogeita hamabost bai

ez da onartu gai zerrendako bigarren puntua euzko abertzaleak eta euskal sozialistak legebiltzar taldeek egindako lege proposamena memoriaren eta bizikidetzaren institutua

ez hamaika ondorioz onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua

lehenengoa bozkatuko da gai zerrendako hirugarren puntua honako lege proposamena hauek euzko abertzaleak legebiltzar taldeak egindako estatuko gorte nagusietarako lege ekimena

eta arabako lurralde historikoan batzeari buruz

ez dira bozkatuko gai zerrendako laugarren puntua mozioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren printzipioetara egokitzeari buruz bozkatu dezakegu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

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da eteten dugu plenoa

hamabosthamabostak arte benga hamabosthogeita hamarak arte